egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendari ekin aurretik ainara zelaia

dei egingo diogu egun on

gai zerrendako lehenengo puntua gazteriaren lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketa eztabaida eta botazioa jaurlaritzaren ordezkaria den

mahaiburu andrea lehendakaria sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

eragin zuzena duten politika sektorialaren koordinazioan egindako ahalegin handia sendotzea dakar eta beraz euskal erakunde guztiek

lege honek helburu orokor batzuk ezartzen ditu eta eusko jaurlaritzaren foru aldundien eta udalen arteko eskuduntzak

laburbilduz azpimarratu behar da proiektu hau onartzea urrats erabakigarria dela euskadiko gazteriaren lehen legea lortzeko

ekipamenduen kalitatea bermatzea du helburu legeak gazte izaera hamabi eta hogeita hamar urte bitartean zabaltzen du lege honek

eta tresna berriak sortzearen aldeko apustua egiten du gazteen emantzipazioa bultzatzeko eta gure gazteek beren bizi proiektuak errealitatea

eztabaidatzen ari gara baina nire akordiorako borondatea plazaratzen jarraitu nahi dut lege honen azken definizioan akordio zabalak lortzeko gazteriaren legea aurkeztu nuen agerraldian horrela adierazi nuen

talde guztiekin izan ditudan bileretan iritziak partekatzeko eta

lantzeko prest nauzue espero dut akordio horiek posible izatea eta eskerrik asko

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa defendatzeko

uste dut gaurkoan ezin gintezkeela beste modu batean hasi pasa den larunbatean basauriko bizkotxalde parkean gertatu zenak ez du lekurik gure herrian

jasan zuen eraso homofobo bortitza ez da kasualitatea eta hemendik salatu nahiko nuke ekaini gertatutakoa ez da arazo partikular bat lgtb más pertsonen aurkako biolentzia ez da gauza puntuala biolentzia

bizitzeko askatasunik ez izatea da gorroto eta bazterkeria ekintzen erroetara jo

ezein keinu hitz eta diskurtso deuseztatu behar ditugu denon eskubideak eta denon bizitza duinak bermatuak egotea nahi baldin badugu behintzat

eta ez dutela kabidarik gure jendartean ez dugula atzerapauso bat bera ere emango ekaini zein ingurukoei eta etengabean erasotuak diren

zuekin gaudela eta ez dugula etsiko bide beretik dei egiten dugu ere gaur arratsaldeko zazpietan basauriko herrian egongo diren mobilizazio

askatasunean bizitzeko eskubidea beharrizana ere badelako gizarte

delako ni fobias ni un paso atrás besarkada handi bat hemendik ekaini espero dut gu guztion partetik denbora da gazteriaren legearen beharra aldarrikatu zela legebiltzar honetan

eseri diren edo oraintxe eserita zaudeten askok araba bizkaia eta gipuzkoak gazteria legerik ez zuela eta asaldatuta hitz egin duzue mikrofono horietatik

espainiar estatuko gainontzeko erkidegoekin alderatuta kasu honetan ordea euskal autonomia erkidegoak

eskasa dela eta gainontzeko erkidegoekin alderatzea saihestu egin duzue lege hau ez da hito historiko bat bere horretan baina legebiltzar honetan eman du zeresana zeresan asko zuetako batzuon

orduan ere gazteria legeaz aritu ziren egunkariak titularrak ireki ziren gai honekin

interes partikularrak interes orokorrari gailendu zitzaizkion beste behin kuriositatez ikusi

esan zenituztenak edo esan zituztenak eta zintzoki uste dut gazteon interesen defentsa azken kontua izan zela alderdi sozialistak kasu honetan ekarri zuen

baina mikro honetatik gazteez hitz egitea hurrengorako utzi zenuten eta hurrengo egunak hemen dira iraganeko etorkizuna heldu da eta guretzat prehistoriko dirudien moketaz josi duzuen legebiltzar honetan

kronikak erdigunea okupatu nahi du gaur ere uztailean sartu nintzen ni hona zuekin batera eta gauza asko eta asko gertatu dira karpeta batean gorde ditut gazteriarekin eta euskal herriarekin zerikusia duten albisteak eta esango dizuet oso potoloa egin zaigula karpeta hori eta esan nahi dizuet ere orain arte askotan aipatu dudan bezala gazteok

konpontzea legebiltzar honi eta eusko jaurlaritzari ere badagozkio eta arrazoiak franko ditugu bi mila zortzitik iraun duen krisi ekonomikoa kapitalismo basatiaren ogi apurretara kondenatu gintuena covid hemeretzi koronabirusa edo gure bizitza gelditu

birus nazkagarri honek areagotu eta azkartu duen krisi sistemikoa kapitalismo basatiak gure bizitzen gain duen erabakimena

espektatiben krisia edo krisiak esan zigutena eta zin egin zigutenaren leherketa izugarria bizi baldintzak okertu eta bizi baldintza penagarriak normalizatzen lagunduko duten politika publikoen instalazioa gazteak azken lerrora

titularrak iritzi artikuluak traje garestiekin jantzita gutaz aritu diren tertuliano eta denerako balio duten edo hala uste duten politikariak banketxeak politikari ustelak etxegabetzeak etxegabeak etxebizitza baten ezinezko utopia

fin de obra kontratuak kontraturik gabeko enpleguak hamar edo hamabi orduko lanegunak kobratu gabeko ordu estrak kobratu gabeko derrigorrezko praktikak azken hamar urteetan gora egin duten unibertsitate publikoko tasak bekak lortzeko ezintasunak

prekarietatea egiturazko prekarietatea eta dena gure bizitza guztia

nahi eta behar duguna errealitatetik gehiegi aldendu da azken hamarkada eta urte luzeetan aurrera egitea kostatzen ari zaigu eta asko gainera

zer gara gazteok herri honen motorra oraina eta etorkizuna eta orduan nola ulertzen da gurekin eta guretzat erabaki beharrean gure

non daude gure interesak non gure desirak non gure bizitza proiektuak eraiki asmatu eta errealitate egiteko eskubidea non gaude gazteok

y se lleva por delante a nuestras amigas benetan uste duzue honen aurrean gazteria apal eta lasaia izango duzuela aspaldi piztu genuen alarma eta gure bizitzak duindu arte ez gara geldituko erabat gainditu du errealitateak fikzioa amets gaizto batean edo hollywoodeko pelikula kutre batean bizitzearen sentsazioa izan dugu guztiok azken urte honetan

une oroko deskontrola ertzainak kaleetan mendian maskarilla klasean hogeita bost langileak industrian pilatuta ikastetxeak itxi ireki

tabernak itxi ireki kalera atera etxera sartu parrandarik ez eta elkar sostengatzeko espaziorik ez

norabide gabeko noraezaren instalazioa baina nola heldu gara gu

egoerak okerrera egin du nabarmen gainera prepandemiako egunak gogoratzea ere kostatzen zaigu baina kostatzen baldin bazaigu ere badakigu egungo egoera ez dela kasualitatea eta pandemia aurretik aurrera eramandako politika publikoek bizitzaren aurretik kapitala jarri izanak

etxebizitza eskubidea ez da bermatzen jatorrizko etxetik joateko adin erreala hau da hogeita hamar urteko adina eta nahi genukeena hau da hogeita lau urtekoa ez datoz bat pisu kutre ilun txiki eta zaharrengatik zazpiehun eta berrogeita hamar eurotik gorako alokairuak ordaintzen ditugu

alokairu pribatuen merkatua muturren parean lehertu zaigu eta hemen ez ditu inork mugak jartzen ikasle pisuekin egiten da gure hiriburuetan batez ere eta hemen ez du inork ezer esaten enpleguak prekarioak dira gazteen gehiengoak lanaldi partzialeko kontratuak ditu aldi baterako lanen tasarik handienetarikoa dugu europan eta gazteak lan esku merkeak dira enpresarientzat gehiago diogu gazteak

eusko jaurlaritzaren politikei esker prekarietatea egiturazkoa izanik ezinezkoa da bizitza proiektuak aurrera eramatea etorkizuna irudikatzea hau da ezinezkoa da gazteen emantzipazioa gauzatzea eta emantzipazioaz hitz egin behar dugu baina letra larriz

gaitasun osoa izan dezagun aukera partikular bat izatetik eskubide orokor bat izateko bidea jorratzea exijitzen digu gaur egungo egoerak

ni nada el mundo que nos prometisteis ya no existe espektatiben krisia deitu izan diogu horri orain arteko iruditegi kolektiboa erori

ez da posible guk betebeharrak bete ditugu eta orain zer orain asko kostatzen ari da aurrera egitea hamar gaztetik lauk depresio zantzuak izan dituzte orain eta askok bere buruaz beste egin dute badakigu horrek zer esan nahi duen non daude gure bizitzak aurrera eramateko behar ditugun

inork ez dio kasurik egingo gazteon bizi baldintzen okertze inpresionante honi eta egoera honetan ez dago besterik aurrera edo atzera egin behar da eta geldirik geratzea atzera egitea da legebiltzar honek egungo egoera irauli gazteak erdigunean jarri eta gure bizitzak eraldatzeko

gaitasuna du guk sinesten dugu posible dela posible dela gazteon merezi dugun legea eta merezi ditugun politika publikoak martxan jarri daitezkeelako

ikusi egin behar da hitzak ekintzek lagundu behar dituztelako ezinbestean

pero a mejor baina gaur gaurkoz kontrakoa ikusi dugu momentu garrantzitsu hau ondo irakurri eta aurrera begira

eta prekarietatea gelditzeko bide bat markatu beharrean oso oso motz geratu zaigun lege bat ekarri diguzue titularra bota zenuten gazteria legearen helburua

hogeita zortzi urtera jaistea baldin bada gobernu honen helburua ba iruditzen zaigula anbizioa falta zaiola helburu batez ere ikusita hogeita lau urteetan dagoela adina intereseko adina eta bigarrenik jakin nahiko genuke ea nola egiten den hori lege honi

nola egiten den hori lege hau irakurri ondoren esan nuen ere

eta berriz diot guretzat ez du balio bultzatuko da garatuko da jorratuko da esatea guretzat behingoz aditzak orainaldian deklinatu behar dira

beti izan da garrantzitsua baina momentu honetan iruditzen zaigu ezinbestekoa dela ezin zitekeen edozein gauza ekarri gaur hona momentuko irakurketa egin gabe gazteen

guztiz atenporala egin diguzue legea hori bai gaztelagun bezalako programekin jarraitzeko bide bat markatu duzue edo horri behintzat jarri diozue aukera

hemendik hamar urtera aurkeztu ahalko da ezer zehazten ez duen heinean

legeak egoera horietara moldatu behar direla ikasi dugu ezta pandemia baten erdian pandemia lege bat eztabaidatu nahi duzue hemendik egun batzuetara legebiltzar honetan ezta ba egungo egoera prekarietateak ziurgabetasunak eta emantzipatzeko eskubiderik ezak

sin hacer absolutamente nada ba uste dugu ez dela justua emantzipazio ardatz izango duen legea

eta noski ez dela kapritxo bat arazoei heldu eta ziurtasunak eskainiko dituzten erantzunak eman behar dira instituzio publikoetatik gaur ematen ditugun soluzioak bihar arazo berberak ez errepikatzea dakarrelako horretarako erronkei aurrea hartu behar zaie etor daitekeenari etorkizunean etor daitekeena

izan behar dute politika instituzionalek gaur gazteez ari gara edo hala pentsatu dezakete batzuk baina ez da horrela gazteria lege potente bat eraginkor bat erronkei aurrea hartzeko gai izango dena eraikitzeak herri bezala erantzun integral bat emateko aukera irekitzen diogu gazteok ez gara sektore bat ez gara kolektibo bat

gurea inoizko belaunaldirik zaurgarrienetariko bat izango da bizi baldintzak kaxkarrak pairatzera behartu dena egungo gazteentzat posible denaren markoa tresnak behar ditugu etorkizuneko gazteen bizitzak hobetu daitezkeelako baina orokorrean jendarte guztian eragingo duen lege bat eraikitzea eta sortzea posible delako asko dira belaunaldi arteko arrakala areagotzen ari dela esaten ari direnak eta bai gure belaunaldiaren artean eta aurreko belaunaldien artean abismo bat dago baina gazteoi erantzun bat emateak salto hori gutxieneko normaltasun batean ematea ekarriko lukeela uste dugu guk

gure aurrekoek pentsio duinak izatea nahi dugu guk ere pentsio duinak izateko bidea ireki digutelako

errealitate bilakatu dute gure aurrekoek eta guk horri heldu diogu bidea urratzen jarraituko dugu euskal herriarekiko konpromisoagatik euskal herrian lan ikasi eta bizi nahi duen pertsona orok bizitza duinak izan ditzan ezin garelako gelditu belaunaldi arteko elkartasuna da bidea eta gaur gaurkoz

eta bizitzak duintzeko ziurtasunak behar ditugu oso konfundituta gaude uste baldin badugu legez soil batez ari garela ez bizitza proiektuez ari gara datozen hamarkadetako herri honentzat eskaintzeko dugun proiektuaz

asmatzeke dugun eta eraikitzeke dugun herri proiektu batean gure belaunaldiak eta datozenek ordezkatzen ditugun interesak eta desirak izango duten paperaz zein protagonismoaz gobernu honek izugarrizko

gazterik gabeko gazteria legea onartzeko prest dago jaurlaritza eta nik ez dut ulertzen nola egon litekeen gobernu honen eta gure jendartea osatzen dugun gazteon artean halako abismoa egunkarian irakurtzen dugun albistegietan egunero ikusten ditugunak

sentitzen duguna lagunek kontatzen digutena ez datoz bat

erabaki duzuen edo norekin hitz egin duzuen lege hau osatzeko

geratzen dela eta uste baduzue hau zerbait dela eta pozik baldin bazaudete egindakoarekin

gure ustetan nahi izanda ere ez dituzue gazteon beharrak eta interesak ez ezagutzen

zein dira proposamenak berrogeita hamar artikulutik gorako lege honetan

ezer ez esatea lege honetan ez daude gure bizitzak zeharkatzen dituen ziurgabetasunari

heldulekuak legea bera ziurgabea delako prekarietatea gainditzeko eta lan baldintza duinak bermatzeko zer proposatzen den ez dakigu

konpromisoa jasotzea falta da iruzurrezko praktikak ematen dira enpresa askotan horien aurka zer egingo du eusko jaurlaritzak soldata miserableak kobratzen dituzte gure gazteek egiturazko arazo bat da hori prest egongo ote da eusko jaurlaritza hori aldatzeko soldata duinak bermatzeko

ezin dugu jakin ez duelako ezer argirik esaten emantzipazioari dagokionean hogeita zortzi urtetara jaitsi nahi duzue jatorrizko etxetik irteteko adina

eta hori nola egin daiteke zehazki legean esaten da gazteek etxebizitza duina errazago eskuratzeko politika aktiboa garatuko da hori esanda ere

hau da alokairuen izugarrizko prezio altuei muga jarri nahi ez izana zergatik ez da hitz egiten emantzipazio eskubideaz guk uste dugu

askoz gehiago dela gure bizitzen gain erabakitzeko eta erabaki horien araberako proiektuak sortzeko eta aurrera eramateko eskubideaz aritu behar garela eta horretarako ziurtasunak emango dizkiguten politika publikoak ildo horretan diseinatu behar direla

emantzipazioa eskubide bat izatea eta bide horretan kokatzea gazte politika guztia helburua emantzipazioa eta bidea emantzipazio eskubidea gauzatzeko politika publikoei esker lan prekarietate eta bizitza prekarietatearen aurrean kalitatezko enplegua administrazio publikoak finantzatutako kontratu denak mugagabeak izan daitezela lanaldi osokoak eta gutxieneko soldata beti

alokairua altuek itotzen baldin bagaituzte eta etxebizitza ez izateak ez baldin badigu bizitzen uzten etxebizitza duinak izan ditzagun gazteontzat alokairu parke publikoa handitu etxe hutsak alokairura atera neurri fiskalak alokairua bultzatzeko eta alokairu pribatuari muga azkar denbora behar dugu bizitzeko eta gozatzeko ere

eta elkar maitatzeko eta babesteko elkar zaintzeko denbora behar dugu gazteen aisialdirako alternatibak behar ditugu espazio propioak sortzeko

eta etengabe ikasten jarraitzeko aukera errealak intentzioz betetako lege bat ekarri diguzue ikasturte honetan hona

ezarriko dira intentzio horiek zertan bilakatuko diren jakin nahi dugu eta gure bizitzak eraldatzeko ziurtasunak eskainiko dituen legea soilik onartu dezakegu

hau ez dela araba bizkaia eta gipuzkoako gobernuaren prioritatea estrategia potente bat beharrean partxeak jartzen jarraituko duzuela hori bermatu diguzue

kontua biharkoa baizik eta erronka horiek jada heldu behar zaie aurre hartu behar zaielako horretarako salto bat eman behar dela iruditzen zaigu eredu gris

eta agortuaren aurrean kolore pixka bat dirua bizitzak erdigunean jarriko dituzten proiektuetara

porlana diruaren truke ez eskerrik asko dirua jendearentzat

izan daitezen eta ez diogu uko egingo gaur baino bizitza duinagoak nahi ditugulako bihar gaur baino ziurtasun gehiago bizitzari heltzeko

la vida me va con retraso eta guk titularretan egon nahi dugu baina bestelako titularrak emanez belaunaldi bezala zor zaigun eta merezi dugun protagonismoari desde luego uko egingo eta bestelako titularrak nahi ditugu adibidez maizterren borrokak euskal herrian alokairu pribatuari muga jartzera behartu du eusko jaurlaritza

gazteak eta pentsionistak belaunaldi elkar hartuta egindako lanak pentsio duinak eskuratzeko bidea ireki du lehen aldiz emantzipazioa eskubide izatea adostu da ikerketen arabera gazteen osasun mentala nabarmen eta kezka berriak dituzte orain zer egingo dugu denbora librearekin saiatu zarete kosta ala kosta esaten eta irudikatzen lau pareta hauen artean ez garela gazteok kabitzen gure belaunaldiak

ez dakigula zer nahi dugun oso ondo baina nahi genuena edo espero genuena galdetu gabe kendu diguzue eta bai

eta etorkizunean ere kontuak eskatuko ditugu lege hau gaurko

norberak bere denborari abesten omen dio bizitzari kantatzen diogu esperientzia komunek egiten gaituzte belaunaldi identitate kolektiboak elkarrekin eraikitzen omen dugu denon herria guk gure buruari kantatzen diogu

omen ditu sentsazioa izan dut askotan ez garela ulertzen hizkuntza desberdinak hitz egingo bagenitu bezala eta musika lengoaia unibertsala omen da eta

gure belaunaldiaren soinu bandaren zati bat ekarri nahi izan dizuet gaur hona

eta kantatzen hastera noa oihu egin nahi dut arima arte munduak

norbaitek galdetu zuen non litzatekeen larrialdi irteera

lurzoruko adokinak galdezka ari dira nerabeari dena inposizio eta hautua ukatzen du bidea urratzeko gazteak ondo

baina egun zertako eusko jaurlaritzak dio dirurik ez dagoela baina ze kasualitate gurea falta zaiela diruz larri

bost egun lantegian bi jai denok bide berdina denok gara gai gure bizitza beti salgai mentiras

azken bolada honetan ni ere ez nago beti bezala asko galdu baitut denbora motzean retales de una vida un sistema moribundo hauxe da

orain da gure garaia aurrera eraman asmo guztiak bihar kantatu ezin gaur kantua nauzu elkarrengatik behin eta berriz bihotza sutan egia eskutan ez da sekula izango gaur izaten ez bagara

eta izango ditugu etorkizunean mila eta mila motibo
kantatzeko alai eskerrik asko eskerrik asko

aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du explicación de voto o aurkako txanda

amaituta bototara jarriko dugu ea itzuli egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka hogeita bat boto alde berrogeita zazpi contra sei abstentzio beraz ez da itzultzen lege proiektua jaurlaritzari jarraian boto azalpenera joango gara elkarrekin podemos ezker anitza

pp ciudadanos taldearen ordezkaria bai zurea da hitza

bale eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuak erkoreka jauna artolazabal andrea legebiltzarkideok aurkako

orokorrari uste dugu momentu honetan beharrezkoa delako honako lege bat eta bereziki

ikusita lege proiektu honek zenbait gabeziak ditu eta horrexegatik alderdi

eskerrik asko garrido andrea elkarrekin podemos ezker anitza martínez jauna zurea da hitza

honetan egia da lege proiektu honek merezi duela baina gure tresna hori egiteko

zuzenketekin eraldatzea izan edo izango da beraz behintzat horretan tematuko gara hurrengo

gobernuak aurkeztutako proiektu hau berandu heldu da oso berandu anbizio gutxikoa da eta ez da nahikoa euskadi erkidegoaren eratzetik edo erkidego bezala eratu zenetik ia eskumenak ditu gazteriaren arloan eta orain arte ez du lege bat

del estado que no la tiene ez da nahikoa lege hau gaiak gainezka eta era orokor batean jorratzen dituelako

eskubide berriak ez zaizkielako aitortzen euskal gazteriari eta are gutxiago partehartze

eta berez erantzun estrukturalak behar ditu covidaren krisia gazteriak zeuzkan beldur eta segurtasun ezak areagotu ditu

joven en euskadi horrexegatik gure ustez begirada gazteriaren begirada

txertatu behar da legean baina ere bai eskubideak bermatu behar gure zuzenketekin lege proiektuari eraldaketa sakona ematen diogu lege integral baten bidean eta gazteen eskubideak aitortzen duen lege batean

la emancipación juvenil nolanahi ere aurreko guztia ezinezkoa da aurrekontu zuzkidura egonkorrik

en el día de hoy gaur abstentzioa eman dugu osoko zuzenketa edo deboluzio honetan baina inolaz ere ez da gure

ez badira ezin izango dugu babestu proiektu hau eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak

andrea lehendakariorde jauna sailburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi erreflexio txiki batekin hastea nahiko nuke ezta azken finean politikan errazena diagnostiko bat egitea da eta zailena normalean

martxan jartzea eta legeak egitea izaten dira horregatik alderdi batzuk gobernu bokazioa daukagu eta beste batzuk oposizioan beti eroso sentitzen dira

guk gauza batzuekin bat egiten dugula nosotros coincidimos

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu

dekodazen argumentuek emoten saiatuko naz baimena badekot ze hemen emoten dau gazteen inguruan berba iteko baimena eskatu beha dala eta ez da holan

anunciada hasieratik argi egoan eh bilduri ez zitzaiola gazteriaren lege proiektua hau gustetan euren ustez ez dauzelako gazteen eguneroko arazoak konpontzen

gure taldetik hasieratik defendatu izan dogu gobernutik datorren gazteriaren lege proiektu hau

gazteriaren lege batekin soilik noski ez direla gure arazo guztiak konponduko baina

gazteengan eragiten daurien elementuetan modu transbertsalean aritzeko mekanismoak arau bihurtzen ditugu agerraldietan eta

arazo edo egoera zaurgarri horiek aspektu anitzekoak izin ahal dire eta ezin dogu pentsau lege bakar batean denak zehatz mehatz

direnik epe luzerako izan behar dan lege baten aurrean gauz osoko zuzenketa aurkeztu dauen taldeak bere zioan dioenaren harira

errealitatea bakarrik islatu dakigun moduen gaur egun guztiz apartekoa dan egoera bat biziten gabiz baina horrek ezin dosku itsutu eta esku artean dekogun lege proiektua covid hemeretziaren pintzelagaz edo brotxagaz margotu

lege honek eta gure ustez lege orok epe luzerako bizitza izatea

horrek ekarriko dauelako lege horrenganako pertenentzia sentimendu hori gure ustez

egoera bereziki zaurgarria bizi dauriela lan prekarietatea eta etxebizitza lortzeko zailtasunak izan ditzakegu

gazteria zuzendaritzaren eta jaurlaritzako sail guztien artean etengabeko komunikazinoa eta elkarlana dauela eta holan izan behar dela hasieran esan doten moduen lege hau guzti horren aterki izin beha delako

horregatik gure ustez ez da egokia baieztatzea gazteen emantzipazioa bezalako gaiak adibidez ez direla jorratzen beti defendatu izan dogun moduen hori dagokion sailean egin beharreko gaia dela

sailburuak adierazi dauen moduan legearen hiru helburuetatik lehenengoa da

era berean entzun izan dogu belaunaldi arteko elkartasunari bide emango dioten politika publikoak zein konpromiso eta aliantza politiko indartsuak

eman behar dotsegule ez dakit aliantza politiko indartsuak martxan jartzeko biderik egokiena osoko zuzenketa bat aurkeztutea denik baina agian erratuta

zuzenketa honegaz batera zuzenketa partzialak be aurkeztu direlako ez dakit gaurko diskurtsoan ostean

zuzenketa partzialak mundua arreglatuko daurienik baina

zuzenketa horien inguruen beraz nahiz eta txarto ez pentsetako ahaleginek

zaila iten jata aipatutako aliantza indartsu horiek aurrera eroateko intentzinorik ikustea eh bilduren aldetik

amaituteko eta eztabaida honeri alderdi positibo bat topetako gogoagaz esan beharra dekot denok ikusten dogule eta ganera

beste gauze bat da bakotzaren interesak edo ekiteko bideak zeintzuk direzan ze klaro zelan azaldu zuen ingurukoari gu agertuten garen

beste taldeen aldetik behintzat gazteriaren lege interesgarri bat eraikitzeko gogoa somatu dogu

artolazabal sailburuari eskerrak emon gurotzedaz eta goitik behera azpimarratuten dodaz berak esan dauzen berbak

nahiz eta aspektu askotan ezberdintasunek egon horrek landuteko prozesua laster hasiko dogun eta proiektu honenganako dekien

aukera polite dekogule aurretik eskerrik asko eskerrik asko
ipiñazar andrea

herri bezala ditugun erronka estrategikoei erantzuteko herri jakintza aktibatzeko eta ariketa kolektibo bat egiteko beharraren inguruan eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda iriarte okiñena andrea zurea da hitza ekimena aurkezteko eta defendatzeko

esperientziari esker ez dugula ezer ikasten bernard shawren zinismoaz beteriko esaldi famatua da

mozioak hain zuzen ere zinismotik ihes egin nahi du taktizismotik epe laburreko jokaldiak alboratu alderdikeriak baztertu eta fokua herri honen etorkizunean jarri nahiko nuke etorkizunean

ekonomiko sozialak politikoak erdigunera ekarri eta hauei erantzuna emateaz batera

beharrezkoa du herri honek gure ustez krisi larri honek gure herria ispiluaren aurrean jarri du unean uneko gabeziak eta ezinak agerian utzi ditu

aurre egiteko indarguneak ere bai horiek ere bai eta hori ere azpimarratzekoa da yo reconozco que la gestión de esta crisis está siendo especialmente difícil

une batez egindakoa ikasi eta hausnartu eta egin gabekoaz ere hausnartu beharko genuke etorkizunari modu sendoan aurre egiteko bide berria topatu beharra dagoelako ahal den zabalena ahal den erosoena baina bide berria agenda berri

herri honen ardura kolektiboa erdigunean jartzea eskatzen du gure ustez

ardura kolektiboa hartzen ez badugu ez garelako herri izango ez da egun bateko eztabaida eta gaurkoak abiapuntua baino izan nahi abiapuntu bat hau ez da liburu baten orria pasa eta hurrengoarekin jarraitzea baina betikoa eginez jarraituz gero emaitzak ere betikoak izango dira eta unean uneko albiste pozgarri batzuk izanik ere egoera ez dugu gainditu eta gure erantzukizuna da politikagintzaren erantzukizuna da herri bezala hasi zerbitzu publikoetatik eta marko juridikoraino herri gisa ahalik eta prestatuen egotea politikagintzaren balioa aldarrikatzea beraz

gure erantzukizuna da debate politikoari dagokion maila ematea ere

egitura publikoak sarri askotan kudeaketa hutsera mugatu direlako eta herritarrak komunitate politikoaren parte izanik eratorri egin behar dira politikara eta urrundu egin dira baita ere politikatik nire ustez errealitatea deformatzea datuak aldrebestea

politikaren azpian ez dutelako ezer aurkitzen

euskal herriak etorkizunari aurre egiteko behar dituen sakoneko eztabaidak eta tresnak herritarren bizitza hobetzeko tresnak martxan jartzeko

modernoak adostuak tresna eraginkorrak egiteko modu berriak sortu komunitate osoak herri osoak herritar guztiek hitza hartuz eta adostuz

izan ere hor aipatzen diren erronkak dira datozen urteetako erronkak eta hain dira erronka handiak

gainezka egiten duten erronkak era horretara egin behar dela pentsatzen dugula erronka horiek gainditu egiten dute legealdi hau eta itxaron ezin duten trantsizio handi

eta bermez erantzuteko herri honetako inteligentzia kolektiboa gaitasun kolektiboa eta denon parte hartzea beharrezkoak direla uste dugu erronka hauek datozen

aparteko eragina izango dutelako eta hori guztia kontuan hartuta hartu behar ditugulako ere erabaki horiek gure ustez eskubide sozialetan aurrera urratsak ematea beharrezkoa da zaintza eredua

hurbiltzea ezinbestekoa da trantsizio ekologiko bat azkartzea horretarako gure sistema produktiboaren eraldaketa aztertuz eta bultzatuz

adibidez gai honen inguruan ezin dugu utzi pasatzen

eta egin behar badugu edozein eztabaida berdin zait hidrogenoaren

nola bateratzen den herri honen interesekin eta sektore publikoak ekonomian izan behar duen esku hartzea pandemian zehar ere irabazi handiak izan dituzten

ekonomia zirkularraren garapenerako estrategia bat eraiki lurralde ikuspegi orekatu bat

suficiente en investigación momentu honetan lehentasunezkoa da pertsonak zaintza bizitza proiektuak garatzeko bide emango duten baldintzak naturaren iraunkortasunarekin ezkonduz gure produkzio kontsumo eta bizitzen estrategia erdira ekartzea baina honekin bakarrik ez da nahikoa eta erabaki asko hartu beharko dira zorra jaulki beharko da aurrezki partikularraren

enpresen inbertsiorako gaitasunean eragin beharko da sektore publikoak buru egiten duelarik eta itzulera soziala bermatuz eta hitz egin beharko dugu fiskalitate berri baten inguruan premiazko eztabaida bat da hau

kontestu historikoari erantzuna emateko ezinbestekoa izango delako aipatu ditudan beste neurri horiekin

batera iruditzen zaidana da eztabaida hau ere atzeraezinezkoa dela eta orain egin behar dugula eta orain artekoaren aurrean

nahi badugu eztabaida hauek batetik ezin dira biharko utzi baina beste alde batetik iruditzen zait lehen aipatu ditudan aktore nagusi horiek ere

eta aktore nagusienen eta herritarren parte hartzea ezinbestekoa izango dela uste dut hain zuzen ere berreraikuntzari ekingo baldin badiogu

kontrol plenoan hainbat aipatu nituen zerrendatzeak dituen arrisku guztiekin baina errepikatuko ditut nire ustez garrantzitsuak diren batzuk horiek gainera

nahitaezko aldagaiak ekartzen dituztelako eta aipatu nituen komunitate zientifikoa herri honen jakintza akademia herri honetako enpresa eta enpresariak sindikatuak langile autonomoak

lehen sektoreko ordezkariak sektore finantzarioa mugimendu feministak komunikabideak horiek guztiak aipatu nituen berriz esango dut zerrendatzeak izan ditzakeen arrisku guztiekin

herri honen indar komunitarioa balorean jartzeko eta etorkizunari aurre egiteko ardura partekatutik erantzukizuna ere partekatua

eta honek gobernantza parte hartzaile batetara eraman behar gintuzke gure funtzionamendu demokratikoa bideratzen duten moduak aldatzeko zailtasunak gaindituz informatzea gure ustez ez delako nahikoa leía hace unos días

marrazteaz eta partekatzeaz ari naiz eztabaidak zabaltzeaz

helburuarekin lan hori egiteaz herri honen eraldaketari une honetatik bertatik hogeita bat mendeko parametroetan

erabakigarria izango delako etorkizuna marrazteko hemos visto

eta batez ere badu bere gaitasunak garatzeko eskubidea bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea edozer gauzatarako madrili baimen eske ibili beharra

galga handia delako eta oztopoz oztopo unean uneko irtenbideak topatuz

energia asko jaten du herritarrek behar dituzten gaiak berehala konpontzeko jakinik gainera irtenbide horiek ere baimena beharko dutela berriro ere behin eta berriro ere gure erabakiak hartzeko gaitasuna badugu

erabaki horiek hartzeko eskubidea eta hartutako erabakiak egikaritzeko bermea behar dugu ezin dugu gobernu baten edo bestearen borondatearen menpe egon gerta litekeelako gainera borondaterik ez duen gobernu bat egotea espainian

gure aldarrikapena euskal herria bildurena beti argi esan izan dugu geurea euskal estatu independente bat izanik bide horretan bide horretan

harreman bat beharrezkoa genuena helburua herritarrek zaintzea eta herritarren bizitza hobetzea delako inor atzean utzi gabe eta

behingoz serio nor izan nahi dugun nora heldu nahi dugun nola izan nahi dugun zehazteko eta bide hori ere urratzen

esan dudan guzti honekin uste dut denok daukagula asko irabazteko daukagula herri bat irabazteko eta herritarrek dutela asko irabazteko
eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

andrea iriarte andrea aipatu diguzu gogoeta sakon baten beharraz herri gisa estrategia bat marrazteaz epe laburrean zein etorkizuneko helburuak adosteaz eta hori guztia

bi mila hogeiko apirileko hauteskundeei begira egin genuen ariketa berbera da gure programa ez zen ideien lehiaketa bat

ezarritako helburuak hartu eta euskadira ekartzeko ahalegin zintzo bat landua egin genuen epe luzerako helburu bat finkatu genuen eta bertara iristeko bidea definitu baina gero tamalez birusa etorri zen eta esan genuen hausnarketa honek balio izaten jarraitzen du baina

aurrean gaude eta orain bi mila hogeiko euskal gizarteak dituen premiei erantzun behar diegu eta horretarako talka plan

jendearen osasuna bermatzea ekonomia eta enplegua suspertzea eta inor atzean ez uztea

da eusko jaurlaritzaren programaren muina

eraldatzaile hori mugiarazten du gobernua gaur egun

industria arloan enplegu politika berrietan lurralde plangintzan klima aldaketaren aurkako borrokan

ekintzan baita zuk eskatzen duzun ariketa kolektibo hori adituen partehartzearekin gobernu programan idatzita dago jadanik testualki diot berreraikitze neurriak hartzeko prozesuan helburu partekatua izan behar da gizarte antolakuntza sindikatu enpresa antolakuntza eta alderdi politiko guztien inplikazio bilatzea

eficaces en nuestras respuestas pandemia honen irakaspen nagusia da hainbestetan esan duguna birusak ez duela mugarik ezagutzen eta elkarrekin lan egin behar dugula

maila anitzeko gobernantzaren izaera hobetzea botere ardurak banatuz eta gobernantza eta erabaki konpartituak sustatuz horixe da gobernantza hain zuzen ere horixe da urte luze hauetan ibili dugun bidea

de los socialistas vascos eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

arloan soziosanitario arloan ere eta ekonomia eta gizarte arloetan covid hemeretziaren

erronkaren aurrean euskal erakunde sistemak euskal gizarteak oro har erakutsi duten

gaitasuna azpimarratu nahi dugu egokitzeko eta erantzuteko eta emandako erantzun integrala kontutan edukita positiboki baloratzen dugu guzti hori bi alderdiok

legebiltzar honen gehiengoa osatzen dugulako nik uste dut gizarteak ere horrela ikusten duela egindako esfortzua

erakutsi den egokitzeko eta erantzuteko gaitasuna hau esan nahi nuen lehenengo eta bigarrengo gauza egun on guztioi

gai izan dira txertatzeko bere politika publikoetan bai komunitate zientifikoak eta baita ere

iradokizunak ondorioak edo aginduak hau da politika publikoetan txertatzeko gai

euskal erakundeak eta aldi berean baita ere eskumen ezberdinak dituzten erakundeekin koordinatzeko beraz aldaketa hori edo aldaketa horien aurrean gaitasun hori erakutsi izanak nik uste dut merezi duela legebiltzar honen aipamena

eta baita ere euskal udalak nik interpelazioa ez nuen zuzenean bertatik jarraitu baina bai

interpelazioa eta ondoren mozioa etorri da badirudi lehendakariak esandakoa ez dela nahikoa izan

zure lehen interbentzioan ez dut ikusi lehendakariak esandakoari erantzuten ez zaionik aldiz zuek planteatzen duzuen eskema da

osasunaren munduko erakundeak covid hemeretziaren

esandakoa aitzaki bezala hartzen da pertxa bezala hartzen da eta irakurtzen duzu panel independente horrek garatu duen dokumentu osoa

oro har bai egiten du ikertu eta hausnartu egin behar dela noski baina inongo tarterik gabe sartzen duzue diagnostiko bat zuena propioa non jakina jendea nonbait atzean uzten ari garen

murrizketak areagotzen ari dira zerbitzu publikoak ahulduta zaintzak emakumeen bizkar utzita pobrezia arriskua areagotzen da gure gizarte arrakalak zabaltze bideari eusten dio

non dena gaizki dagoen eta klaro krisi garai batean helduleku guztiak behar izaten dira zuzendu ahal izateko

bizi dugun une disruptiboa eraldaketarako aukera bihurtzea ez eta soluzioa non dago

foro espazio taldea non eragile nagusiak egongo diren adituak eta talde politikoak gobernantza eredu

ez duzuela gustuko labi politikoa zergatik legearen tramitazioan zuzenketa bat aurkezten duzue labi politikoa desagertarazteko

elkarte elkargune politikoak onak dira norberak baldin badago orain ni ez baldin banago gainontzekoak ezabatu egin behar dira

zergatik erakundeak daude labi politikoan labi instituzionalean

labi teknikoaren mesedetan kontraesan nabarmena eta lehendakariak bere interpelazioan erantzun saioan esaten zuen bueno ariketa kolektiboa martxan dago hamalau

neurri eraginkorrenak hartzen saiatuz ez gara perfektuak baina eraginkorrenak hartzen saiatuz esaten du borroka ez da amaitu

etor daiteke beste zerbait ere baina ja que iraganari begira hitz egin zenion

batzorde politikoa o aholku batzordeak eta baita ere aipatzen du martxoaren hamairuan pandemiaren memoria bat

gure esku eta mundu guztiaren esku jartzen duen non aztertzen den

ondorioa esaten du zorroztasun osoz jarraitu behar da lanean aipatzen du osasun sailak

izan duen portaera talde horren barruan ikerketak aholkuak eta aipatzen du euskal

orain sei hilabetetik martxan jarritako plana zenbat bilera egin diren eta ondorioak ere ikusiko direla baina etengabeko azterketa eta berritze prozesu batean dago prozesua eta aipatzen da nola ez

benetako ibilbide orria bizi berri plana eta erakunde guztiak biltzen o batzen dituen gunea da

neurriak bilduko dituen legea martxan dago ikusiko dugu zer egiten duzuen eta baita ere osasun publikoaren legea aurten

beraz baditugu heldulekuak behintzat elkarrizketak gauzatzeko eta legebiltzar honetan akordioetara iritsi ahal izateko

eta zuen ehun eta hogeita hiru neurri horiek lehendakariak ere aztertu zituen ehun eta hogeita hiru horietatik hogeita lau hogeita lau dira osasun arlora zuzenduak ez da ehuneko hogeira ere iristen proposamen

hamabost martxan daude zeuden eta daude horietatik eta beste bost eskumenekin

hor ez dago proiektu alternatiborik nahiz eta ehun eta hogeita hiru neurri izan ez dago proiektu alternatiborik

ehun eta hogeita hirutik hogeita bost

batzuk martxan ja zer gertatzen da nik uste dut daukazuela eta daukagula ondorioz problema bat eta ikusten da eta hau

atera berria da zuen ponentzia politikoa labetik atera berria hemen klaro hemen ezartzen den tesia oinarri oinarrian da anabasa planetarioa kaosa

eta dogma neoliberal funtsezkoen erorketak sakoneko eraldaketa baten premia azaleratu dute irekidura la apertura baino gehiago da pitzadura honek

beharra mahaigaineratzen duena da hortxe ezkerraren aukera eta ondorioztatzen da kritika sistemikorako aukerak biderkatzen dituen garaia da honako hau

jartzen duzue teoria bat ekartzen duzue eta estrategia bezala formetan aplikatu nahi duzue

gehiago esaten da zuen zioen azalpenean proposamenean bai hitz egiten da premiazkoa dela norabide eta horretan bilatu behar dela akordioa hau da zuk norabidea aldatzen baldin baduzu akordioa izango duzu gurekin baina egun guztion artean hamarkada luzeetan eraiki dugun sisteman ez duzue sinesten horrek aldaketa bat behar du aldaketa bat behar du

zuzenduko dugu egokituko dugu abiadura azkartu dugu ez ez norabidea aldatu behar da

irakurtzekoa da neoliberalismoak antropologia bat sortu du berrogei urteko borroka kultural

eraginez antropologia bat sortu dugu berrogei urteetan eta esaten duzue estrategia aplikatzerakoan ondo doitu dezagun hau esaten da

ajustemos honekin bukatuko dut ez gaude egoera preinsurrekzional batean

jendeak zer galdu asko du beldurrak gidatuko du gizartearen jokamoldea estrategia honen barruan

izan daitezke benetakoak edo itxurakeria itxurakeria hutsa eta batzuetan nik esango nuke joku bikoitza

eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz
mistoa ez dago euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria

eskerrik asko berriz ere lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet gaurko honetarako nirekin

jauna izan ditugun elkarrizketak beti izaten direlako eraikitzaileak eta eskerrak eman nahi dizkizuet

ridikulizazio zantzurik eta horrekin lokaztera eraman gaitzake eta nik ez dut lokatzetan

erori eta geldirik geratzeko arriskua baitaukagu eta nik hau planteatu dudanerako da iruditzen zaidalako herri honek aurrera urratsak eman behar dituela

osoko emendakin bat erabat autokonplazientea orain arte dena oso ondo egin duzue eta horretaz aparte emendakin

hain zuzen ere gehiengo osoaren aldarrikapena dagoela azpian eta inork ez dauka zalantzarik gehiengo oso horren inguruan ez daukagu inolako zalantzarik gehiengo absolutu horren inguruan nik esan nahi izan dudana da herri honek herri gisara badauzkala erronka batzuk erronka kolosal batzuk horiei aurre

horiei aurre egiteko beste modu batzuk eta beste hausnarketa batzuk egin beharko genituzkeela andueza jaunak esaten zidan ez dakit non

hitzetatik ekintzetara pasa beharra ere izaten da andueza jauna beraz nik entenditzen dut borondate oneko

adibidez hauteskunde programan sartu baina uste dut urratsak eman behar direla zuek ere gainera konbentzituta zaudetela urrats horiek eman behar direla hain zuzen ere irakurtzen baldin badugu europako funtsen azkeneko sarrera

nahiko argi daukazuela gobernantza moduetan eta ditugun erronketan urratsak eman behar direla eta ez direla nolanahiko erronkak noski direla egibar jauna une disruptibo batean jartzen gaituzten erronkak krisi klimatikoari aurre egin behar argi eta garbi ez daukat inolako zalantzarik eta adostasunak izan ditugu beste momentu batzuetan andueza jauna

monografikoan izan dugun harremanarekin eta abarrean baina iruditzen zait oraindik ere asko daudela emateko egiteko modu hauek aldatzerako garaian eta honekin ez dut esan nahi eta ez dut mahaigainera ekarri nahi

bat nik badakit bakoitzak gure etxean jaikitzen garenean zer pentsatzen dugun goizean goizetik eta zer den hain zuzen ere gure eredua baina pentsatzen dut bide hori eginez adostasunerako aukera gehiago aurkituko dugula

asko ikasiko dugula bidean eta erraztuko dituela hainbat erabakia hartzeko moduak ez daukat zalantzarik zera horretan arlo horretan eta lehen aipatzen nuen herritarren desafekzioa iruditzen zait politikagintzak gaur egun duen

eta horri ere begiratu behar zaiola eta horri ere arreta jarri behar zaiola hernández jauna interesgarriak iruditu zaizkit oso egin dituzun ekarpenak zuk

nik mozioa zabalik utzi nahi izan dut hain zuzen ere zabal ikustearekin batera iruditzen zitzaidalako borondate bat erakusten nuela bide hori egiterakoan ere

dialogo horrek kabida izan dezan baina interesgarriak iruditu zaizkit zure ekarpenak gure proiektua independentzia da bai baina nik ez dakart hona independentzia

guztiok erabakitzeko eskubidea izatea eta iruditzen zait badela gaur hona ekarri beharreko gaia

herri honi instrumentuak falta baitzaizkio bere jendearen ongizatea zaindu ahal izateko eta hori horrela da nahi baldin baduzu esan baietz baina hortxe ari gara diskutitzen

gernikako estatutua eta beste mila gauza eta osatzen denerako oraindik ere ikusi beharko dugu ez dela hasiera batean zen estatutu hura eta bai andueza jauna ez da zure eredua eta badakit ez duzula zuk eztabaida honetan sartu nahi baina gehiengoaren aldeko

horren nahia ezin duela betatu kontuan hartu beharko genuke iruditzen zait inportantea dela adostasunetan eta egiten ditugun akordioetan

zuri kontu honen inguruan iruditzen zaidalako garrantzitsua dela

udazkenean ireki daitekeela berriz ere estatus berriaren eztabaida edo jar daitezkeela legelariak gai honen inguruan hitz egiten

inguruan eta tokatzen zaigula akordio horren inguruan hain zuzen ere urratsak ematea eta ni ere akordio zalea eta akordioak zabaltzearen zalea baina oraintxe andueza jaunari esan diodanaren ildotik uste dut akordio zabalek ezin dutela beste batzuen jasan bai iruditzen zait ezinbestekoa dela gai hau hain zuzen ere herritarrei eman behar zaien erantzuna

eman ahal izateko ez dakit udazkenean izango den baina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

eskerrik asko mahaiburu andrea iriarte andrea lehenik eta behin doinua eskertu eskertzen da gai hauetan halako doinua erabiltzea eta lasaitasun osoz denon artean eztabaidatzea

nuestro futuro eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

ez dut uste lokaztu dudanik nik debatea

itxurakeria eta joko bikoitza bi datu bakarrik emango dizkizut

aurreko astean balantzea egin nahi zenuela ez inolako behatza sartzeko galdera bakarrik gotzone sagarduiren aurka erreprobazioa aurkeztea

bertan sartzea edo laztan egitea da agian laztan egitea da zuentzat bigarrena joan den astean ere nerea kortajarenak

ekimen bat aurkezten da adinekoentzako egoitza zentroen auditoretza independente batetik abiatuta azterketa batzorde berezi bat antolatzea

ez behin bitan hirutan zera esan beharrean nolabait ikerketarako batzordea obiatu nahi zuen

ikerketa batzorde bat esaten zuen ez azterketarako batzorde bat ikerketa batzorde bat eta nik esaten dut lehendakariak ere bere erantzunean esan zizun baina besteak beste ez ditut joseba zalakainen hitzak ekarriko ez zerbitzu sozialen inguruan

eta pandemiaren aurrean nola jokatu duten erkidego ezberdinek

hego euskadiko lau lurraldeak lehenengo araba bizkaia gipuzkoa eta nafarroa

zuk uste duzu parean jarri daitezkeela ikerketa batzorde bat eta datu hauek

auditoria bat egin behar da gero ikertzeko

aipatu bezala emandako hitza betetzea hartutako agindua ere betetzea aurreko debate batean ere

genuen gure helburua dela pandemiari aurre egitea pandemiari aurre egitea eraginkortasunez hacer frente a la pandemia

eta azkenekoa ya que amaitzen zaidan denbora gonbitea luzatu duzunez ba bueno eskura neukan zuek bigarrengo kongresua

eta gonbitea jaso genuen andoni ortuzarrek jaso zuen gonbitea bertara joateko eta gutun batez erantzun zion orduan ez dut uste dut gutun sekretua denik

arnaldo otegi euskal herria bildu koordinatzaile nagusiari haceros llegar

aberrigintzarako unea dugu oraingoa gure aberria sozialki eraikitzeko hitz hauekin luzatzen dizuegu

helburu hori elkarren artean partekatzeko eskerrik asko egibar jauna

barrio jauna bertatik zurea da hitza sí

eskerrik asko barrio jauna eztabaida amaituta

okiñena andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka sei boto alde berrogeita zortzi contra hogeita bat abstentzio beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztutako

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua

behin betiko ebazpena hartzea elkarrekin podemos iu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

eta merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak zehatu dituen irregulartasunei buruz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

euskadin jarduerak egiten dituzten zenbait aholkularitza enpresari berriki jarritako inguruan talde proposatzaileen txanda soto jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen

gordillo jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkariaren soto jaunak dauka hitza

activa o no este escenario eskerrik asko eskerrik asko soto jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa

opinión no está bien planteada como he expuesto anteriormente eskerrik asko eskerrik asko pérez andrea eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

aurretik hitza hartu dutenek eta nolabait zein zen prozedura eta zer dagoen hemen eztabaidan azaldu dutelako eta denbora beste elementu batzuk edo berri batzuk mahaigaineratzen erabiliko dut eta zentratuko naiz hasteko eta behin jaurlaritzak orain arte izandako paperean kokatutako paperean eta izandako jarreran konnibentziaren kontuan baina baita ere kontrol

aquí porque está aquí y esos son los datos beraz deigarria da lehendakariaren aldetik erkidego eta administrazio guztiekin parekatzeko ahalegin hori edo deigarria baino adierazgarriagoa jarrera defentsibo bati dagokiona zergatik

baldin eta euskal administrazioa enpresa hauen biktima soila baldin bada esan den bezala zergatik

administrazioen aldetik konplizitatea dagoen ala ez hori ez da behar bezala egiaztatuta geratu lehiaren agintaritzaren ikerketan baina ezta baztertu ere egiten

izan ere argitu beharreko gai garrantzitsuenetako bat da etorkizuneko ekintza politiko eta judizialak justifikatzen dituena eta gaurko transakzionalari

txostenean zehar administrazioek aholkularitza enpresekin bat datozela iradokitzen duten zenbait adibide daude eskaintzak argitaratu baino lehen dena prest izatea administrazioak gonbidatuko zituen enpresak aldez aurretik ezagutzea edo inkluso

eta diseinatutako enpresak eramaten duena eta beraz susmoak zantzuak hor daude eta horregatik da beharrezkoa precisamente

ikerketa independente bat dudarik gabe lehen aipatu ditut aholkularitza hauen eta

eta badaude eta hauek maila anitzetan eta norabide ezberdinetan ematen dira

asko dago argitzeko asko dago esan dut gobernuaren orain arteko papera orain arteko jarrera

ikertu dezagun ikertu dezagun eta ari dira gauzak ateratzen eta aterako dira porque

egun on sailburuok jaun andreok egun on guztioi

eta izaten bazara edo eajkoa bazara ezin dela lan edo gestiorik egin

gizarteak zure kontrakoa deritzo ea iriarte andreari

berrojalbiz andrea erantzunen txandara pasatuz gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak

araba bizkaia eta gipuzkoako gizartea urte askotan engainatua izan dela zuen kudeaketa onaren

besteak beste krisi honen ondorioz beraz horretan arrazoia

ni ez naiz isiltzen eta beste gabezia asko eta gauza txar asko izango ditut baina hipokrita ez naiz eta nik

eta horren desagertarazten alde nago bai nik ez dut sinesten ekonomia fakultateetan milton fridmaren teoriak merkatu libreen ingurukoak horiek ez ditut sinesten eta beraz ez dut sinesten horrelako organoetan eta horregatik erakutsi dugu behin eta berriz eta adierazi dugu

badaudelako gauzak ongi egiteko gauzak kontrolatzeko auditatzeko edo ikertzeko beste modu batzuk beste organo batzuk guztion eta ez enpresa batzuen intereserako edo interesak zentroan jarrita eta gauza bat

esatea gu nolabait erantzukizun eza gure erantzukizun eza eta honen erabilpena beitu eh bilduk aukera izan zuen lehenengo kontrol plenoan gaia ekartzeko ez zuen ekarri aukera izan zuen pnla sartzeko edo gero mozioa interpelazio baten ondorioz ez zuen egin

seriotasunez hartzen ditugulako horrelako gauzak eta lehenik eta behin egin dugu informazio eskaera idatzizko galderak agerraldiak bai eta gero ikusiko dugu guk ez ditugu aurreiritziz eta gaur hemen botatako guztiak botatako guztiak datuak dira

ezin dugu onartu hala izango balira bezala argitara ateratzen diren kasuak metatzen doaz metatzen doaz eta ez dakigu zulo ilun honek ze dimentsio dituen azken kasua

baina gehiago etorriko dira amaierara iritsiko gara

izan ere guk behintzat eraiki nahi dugun herri eta bizi nahi dugun herri duinean horrelako jarduerek ez dute kabidarik gaur aukera bat duzue mozio honi

ustelkeriaren aurkako bulegoari tramitea onartzeko eskerrik asko estarrona jauna euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

kontrakoa esango nuke nik lankidetza jarrera jarrera gardena edozein irregulartasun saihesteko

lehendakari jaunak berretsi dute kontratazio publikoan praktika onak egiteko eta indarrean dagoen legealdi zorrotza betetzeko konpromisoa

eta horretan eajren babesa izango du eajren babesa gure bozkatu digutenek

egin dutenean eta transferentzia eta gestio onaren adibide batzuk jarriko ditut

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitzak eta euskal talde popular ciudadanos taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu gai zerrendako laugarren puntua mozioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua mugikortasun elektrikoa bultzatzeko jaurlaritzak daukan plangintzari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda casanova jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea kaixo eguerdi on nik ere irudimen ariketa proposatuko

eta kutxa honen barruan aurkikuntza berri bat aurkeztera natorrela handi bat invento honek komunikazioak irauliko ditu

aukera berriak irekiko dizkio aisialdiari produktibitatea biderkatuko du distantziak murriztuko ditu ideia ona dirudi baina

hildako kopuru handiagoa istripuen bidez eta beste hainbeste gaixotasunen bidez gainera gerrak

hondamendi medioanbientalak eta baita ere bonus track moduan planeta bere biziraupenaren

eramango du asmatuko duzue zein den asmakuntza hori asmakuntza hori kotxea da eta frogatzen du batzuetan gauzak onartzen ditugula poliki poliki eta gero

eraginkorra ez den sistema bat elikatzeko ez da batere eraginkorra

proposamen honetan hamarkada bateko erronka proposatzen genuen aldaketa bat egiteko mugikortasunari dagokionez bi argazki erakutsiko dizuet batzuek igual normalean eztabaida hau jarraitzen duzuenok ezagutuko duzuela hau da estatu batuetako bostgarrena etorbidearen argazki bat desfile egun batean

pasa den mendearen hori mila bederatziehun eta hamargarrena urtean

denak dira zaldiz tiratutako gurdiak eta hemen gorrian dago kotxe bakarra

hamar urte beranduago ikusiko duzue dena kotxe termikoak direla eta

hemen kotxe bakar bat hamarkada batean horrelako aldaketa eman zen mugikortasunari dagokienez estatu batuetan baina dauzkagu beste kasurik gertuagokoak norvegian horrelako aldaketa bat egin dute hamarkada batean horrelako trantsizio bat egitea lortu dute

horretarako arazoak badaude eta askotan komentatu ditugu eta hori berri ona da esan nahi duelako gaia behin eta berriro

legebiltzar honetatik egon diren aurrerapenak egon direlako erabaki politiko ausartak egon direlako edo ez dakit oso ausartak izan diren baina behintzat

ibilgailuen isurketak mugatzeko eta araudiaren bidez enpresei behartu zaie horrelako ibilbidea jorratzeari momentuz daude lau oztopo nagusi kotxe elektrikoa orokortzeko lehenengoa prezioa bigarrena autonomiaren muga hirugarrena karga abiadura eta laugarrena

sarearen zabalpena autonomiari eta belozidadeari dagokionez uste dugu enpresak eta ikerkuntzaren mundua lan handia

eta aurrerapenak egun batetik bestera ikusten ari dira gero eta hobeak dira bateriak gero eta gutxiago kutsatzen dute gero eta

eta abar eta abar gero eta azkarrago kargatzen dira oraindik baina ehunka bi desberdinak lantzen ari dira ikerketaren bidez eta segur aski horren ondorioak izango direla asko hobetuko dela bai autonomia baita ere

prezioari dagokionez esan behar dugu beste eztabaidan ere aipatu genuen orain zehaztuko dut pixka bat gehiago gaur gaurkoz kotxearen bizitza osoan

erosketa prezioa handiagoa da baina gero mantenimendua eta noski energia

aurtengo ikerketa baten bidez esan du hamaika urtetan kotxe elektriko batek

konparatuta ezaugarri bereko kotxe termiko batekin baina egia da momentuz barrera bat dagoela

erosteko prezioa altuagoa delako eta hor lagundu behar dugu eta hor laguntzak behar dira eta bigarren oztopo nagusia politikatik erantzun behar zaiona da karga sarea karga sare batek egon behar du benetan produktua erabilgarria izateko jende askok badauka

bidai luzeetan beharko du karga sare bat hedatuta egotea eta beste batzuek zuzenean ez daukate garajerik karga sare publikoarekiko menpekotasun osoa daukate horri erantzun behar zaio eta gaur erdietsi dugun akordioan uste dugu orokorrean ez badugu

jartzen dugula gai nagusiei erantzuteko hiru ardatzen inguruko proposamen bat aprobatuko duguna lehenengoa mugikortasun eredu

bigarrena ibilgailuaren papera azpimarratzea eredu berri horretan

gobernuari etxeko lanak jartzea egingo dituen lege eta planetan helburu

gutxienez europako helburuekin lerrokatzeko eta ematen du hori

eta baita ere laguntzak hobetzea bai erosketa bai karga puntuak instalatzeko ahaztu gabe mugikortasun partekatua bultzatzea beste ibilgailu elektrikoen ere erabilera bultzatzea eta azkenik filosofikoa bada ere automobilzentrismoa gainditzea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

gil jauna euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

egun on guztioi lehenik eta behin zoriontzea daukagu halako gai honetan akordio bat lortzeko aukera izan dugulako eta garrantzi asko ematen ez da gai txikia jasangarritasuna mugikortasuna eta horren inguruan etorkizunean hainbeste eragin edukiko dituzten hainbat gauzetan estrategia sendo bat adosteari

euskal sozialistak gobernu honen erronken artean legealdian zehar mugikortasun jasangarriaren lege bat edukitzea dago

lege bat aurreproiektua badago eta horren inguruan ere adostutako testuan erreflexiorako

pertsonen eta merkantzien mugikortasun jasangarria eta efiziente bat lortzearen inguruan adibidez

kontsumoaren inguruan horrek be mugikortasunean eta jasangarritasunean eragina eta gobernua kontziente da hortik abiatuta ere elkarlanaren bitartez adostasuna

argi dago mugikortasun ereduaren aldaketa eskatzen duela bai gure

aldaketa hau ez dela egun batetik bestera emango eta ez dela atzotik gaurrera eman ere casanova jaunak norvegiako kasua ekarri digu

urtean hasi zen auto elektrikoa bultzatzen estatu mailako laguntza batekin auto hibrido eta elektrikoentzat laguntzak emanez orain hogeita hamar urte baino gehiago hamarkada bakarreko lana eta gaur egun auto elektrikoen merkatua herrialde horretan ehuneko hogeita hamaikakoa da eta ereduari buruz hitz egitean ez gara soilik

baizik eta eredu jasangarri bateranzko bidea egiteari buruz ari gara hori izan beharko delako herri bezala dugun

baina betiere marko orokorrago baten barruan ulertuta eta uste dugu hori argitzea beharrezkoa dela eraldaketa garai bat bizi dugula

alde batetik mugikortasuna bera eta beste batetik norbanakoen ohiturak lehenari dagokionez batez ere gure hiri eta herrien diseinuan eta

eta horrek lehenik eta behin hausnarketa sakon bat eskatzen du nora heldu nahi dugun jakitea eta hori argi dagoenean nola heldu

eta esan dezakegu argi dugula nora heldu nahi dugun gure herri hiri herrialde eta planetaren deskarbonizaziora eta hor talde guztiok eta gizarteak oro har bat egiten dugu

edo gure helburua da gure herrialdea jasangarria izatea

ibilgailu elektrifikatzea da edo aurretik aipatu dudan bezala lehen urratsak zer nolako

izan beharko luke honekin guztiarekin zer esan nahi dugu planifikazio egoki bat egitea ezinbestekoa dela eta horrek erakunde ezberdinen arteko elkarlana eskatzen du bakoitzak bere eskumenen arabera baina guztiok elkarrekin norabide berean arraun egin behar dugu

eta zentzu horretan bide luzea dugu egiteko nahiz eta hasiak garen eta hor daukagu gure hiriburuen adibidea eraldaketa prozesuaren lehen urratsak ematen

eta horrela jasota aurkitzen da jaurlaritza osatzen duten bi alderdien artean sinaturiko gobernu programan eta horretan lanean ari da jaurlaritza euskal autonomi erkidegoan mugikortasun elektrikoaz plan integrala egin zuen bi mila zortzian eta egia da

ez denik edota konpromezua bertan behera geratu denik

baina mila bederatziehun eta laurogeita hamaretik ehuneko hirurogeita hamar hazi ondoren dauzkagun datuen arabera bat koma bi milioi ibilgailu daude gure erkidegoan eta horietatik bederatziehun eta berrogeita bost mila turismoak dira

eta aitortu behar da azken hamarkadetako parke horren hazkundeak ibilgailuek egindako kilometroak

oxidoaren emisioak gaur egun airearen kalitatearen arazo nagusia izatea

garraioan erregai eta teknologia jasangarrien erabilera sustatzea da gobernuak

europako itun berdearekin bat egiten duena eta honen lan ildoetako bat mugikortasun jasangarria da edo zientzia teknologia eta berrikuntza plana euskadi bi mila hogeita hamar

hiru euskadi bi mila hogeita hamar espezializazio adimenduen funtsetan zeharkako trakzio

azaltzen den hitza hartzearen hasieran bi esparru bereizten ditugula esan dut eta bigarrena norbanakoen ohiturak dira eta horretan ere

erakundeetatik mugikortasun jasangarriarekiko planifikazio egoki bat egin behar da

beharbada ez gara deskarbonizazioaren helburura helduko gurean oso zabaldua dago norbanako autoaren erabilera edo kotxezentrismoa eta horrela jasota aurkitzen da txosten ezberdinetan

autoa hartzen dugula guk norbanako bakoitzak ere urrats bat eman behar dugu eta ohiturak aldatu behar ditugu

bizikleta patinetea hau da mugikortasun aktiborako apustua egin behar dugu

autoak partekatu ohitura aldaketa batenganako hautua egin behar dugu gizarteak egia da asko dugula egiteko mugikortasun jasangarrian egia da bide luzea dugula ibiltzeko baina egia da baita ere gure taldearen ustez bide onetik goazela urratsak eman behar dira eta ematen jarraitzeko konpromisoa ere badago eta badaukagu mugikortasun jasangarriaren legea sortzeko lehen urratsa ere emana

ezin naiz isilik geratu eta esan behar dizut ez dakidala gaurko debatearekin bateragarria den

eskema horiek beharbada jasangarritasuna gure bizitzako gai ezberdinetara ere trasladatu behar dugu edo eraman

eskerrik asko zabala andrea elkarrekin podemos ezker anitza soto jauna zurea da hitza

votaremos favorablemente a la iniciativa eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzunen txandan

gure partetik ere eskerrak ematea soto jaunari eta bere taldeari aldeko bozka adierazteagatik eta guk ere onartzen dugu gaiak kontraesanak sortzen dizkigula gai honek eta beste gai askok es ke kontraesanak izatea

konplikatua da oso gauza desberdinak orekatua behar ditugula

guretzat ere gaia ez da erraza baina uste dugu hala ere lortu dugula akordio on bat norabide egokian eta

gaur ez gara etorri gure industriaren moldaketaz hitz egitera bi aldiz eskatu dugu legebiltzar honetan espezifikoki ponentzia bat sortzea a doc

industriaren moldaketa bat eta beste eztabaida orokor bat da mugikortasun

baina hori ere ez da gaurko eztabaida gaurko eztabaida nola txertatu elektrifikazioaren aldeko apustu bat orokorragoa den mugikortasun jasangarriaren eztabaida batean

baina gaia eztabaidatuko da ze ondorio hauek legean txertatzen badira legebiltzarrera etorriko da eta eztabaidatzeko aukera izango dugu badakigu ze gehiengoa dagoen eta badakigu azkenean nork daukan hemen

zenbakiak baina hala eta guztiz uste dugu eztabaida hau publikoki eman behar dela

helburu nahiko duinak sartzeko lege eta mugikortasun plan horietan

elektrifikazioari bultzada bat eman behar zaio inposatu zaiolako industriari hortik jotzea

beraz politikak badauka zer esanik eta politikak esan behar du eta egia da poztu egin behar duela eta atzeratuta gaudela hor grafikoak erakutsi ditugu eta abiapuntua txarra daukagu eta norvegia egia da hamar urte baino gehiago daramala auto elektrikoa bultzatzen baina hamar urteotan hamar urteotan pasa da ehuneko batetik ehuneko

eta nik eskertu nahi dut ere gobernua sostengatzen duten taldeei bere

eta uste dut erakutsi dela hemen behintzat eh bilduri dagokionez batzuek kontrakoa esaten duten arren ez dagoela blokeo estrategiarik

eta estrategiarik ezetz esateko ere ez dagoelako hemen dagoena da kontenidoen inguruko borondatea batzuetan borondatea egongo da eta akordioa ez da posible izango baina normalean borondatea baldin badago eta bi aldetatik kontenidoen inguruan

edo ariketa egiten bada seguraski gurekin akordio gehiago egongo dira helburu

lehenengo momentutik borondatea eduki dugula akordio batetara ailegatzeko

lehen esan dudan moduan guretzako funtsezkoa dela halako gaietan

lortzea beraz zoriondu eta eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak bai bertatik

europako funtsetako proiektuetan aldundi eta euskal udalekin ere lanean ari da eusko jaurlaritza mugikortasun jasangarria bultzatzeko todos queremos ciudades más amables

ongietorria eman nahi nioke eh bilduri mugikortasun elektrikora erdibideko

apustua eta hori beti berri pozgarria da ze gogoratu nahiko nuke abiadura handiko trena eta donostiako topoa ere garraiobide elektrikoak direla benetan gaurko
aldarrikapena berri pozgarria iruditzen zait eskerrik asko zabala andrea

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka hirurogeita zortzi

erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua mozioa muriel larrea laso

behera eskualdeko lurralde plan partzialari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda da larrea andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatu

proposamena hori bai uste dugu gogorarazpen bat egin behar zela eta da eskaera hau pasai antxoko herri plataforma batek egin duela ezta eta nik uste dut justiziakoa dela hori aitortzea nik uste dut talde proposatzaileak bai aurreko egunean interpelazioaren egunean eta baita gaur ere gutxienez gaur ez du ezta aipatu ere eta aurreko egunean oso oso gainetik eta idatzizko interpelazioan eta mozioan ez da ezta aipatzen ere ezta

donostialdeko lurralde plan partziala aztertzen zegoenean aprobatu eta bost urtetara

inkluso oraintxe bertan erakutsi diren argazkiak bertan daude eta nik uste dut justiziakoa dela aitortzea

tren geltoki berriaren aldeko herri plataformak egindako lana plataforma hau sortu zen bi mila hemeretzian zeren eta bertako auzotarrek aspalditik zekiten pasai antxoko trenbide hondartza

zegoela adifen partetik eta ikusi zutenean iragartzen zela adifek hiru milioi euroko inbertsioa egingo zuela

eskatzeko tren geltoki horren berreraikuntza pixka bat mugitzeko horrela antxok irabazten espazioan

batzuk biltzen bi mila hemeretziko irailean lortu zituzten oso egun gutxitan ia bederatziehun sinadura proiektu horren alde proiektua esan bezala

aprobetxatzea tren geltokia berreraiki behar dela bizpahiru trenbide kentzeko eta horrela nafarroako hiribideak zabaleran irabazteko antxok zabaleran irabazteko eta modu horretan

txirrindulariek batez ere bizi kalitatea irabazteko muchas veces se

parcial y el uso ciclista zentzu horretan esan dut bederatziehun sinadura lortu zituztela eta esan behar da antxon

biztanle guztien ehuneko hogeiak bozkatu zuen horren alde nik uste dut oso kopuru esanguratsua da eta

eta oker ez banago hori ez da aipatu ezta ere udalbatzara eraman zela mozioa proiektu hori defendatzeko eta udalbatzan aho batez aprobatu zen udalbatzan zeuden alderdi guztiek eh bilduk psek eajk eta ahal duguk

proposamenaren alde eta proposamenak eskatzen zituen hiru gauza udalak lideratzea proiektu horren defentsa bigarren puntua zen mahai bat interinstituzionala edo nazio barkatu instituzioen artekoa osatzea ze bertan afektatuta daude edo inplikatuta daude adif portua

jaurlaritza eta udala bera eta hirugarren puntua zen informatuta izatea herritarrak

eh bildutik egin dugun zuzenketa osoko zuzenketa ba pixka bat ideia horiek jasotzen zituen uste baitugu mozioa alderdi popularrarena desbideratu samarra zegoela hasteko jartzen zuen fokoa lurralde plan partzialean

esatea zenbait kontu proiektu honen alde oso ondo dago sendotzen du proiektua baina gure ustez

eta ez hainbeste lurralde plan partzialean ze lurralde plan partzial batzuek nahiko burutazio bitxiak eman zituzten bere garaian ezta nik uste dut ez dela orain momentua gogoratzeko baina bueno hamabost lurralde plan partzial daude eta adibidez arabar erdialdekoak planteatzen zituen gauza batzuk nahiko bitxiak gaur egungo ikuspegiekin ikusita

bestetik uste dugu udalbatzaren ahobatezko akordio horri garrantzia eman behar zitzaiola proposamenean

proposamenak zeren esaten zuen atzeratu egin behar zela hau guztia pasaiako plan orokorra guztiz berrikusi arte eta uste dugu horrek dezente atzeratuko lukeela proiektu hau eta ez dela beharrezkoa uste dugu posible zela hori aurrera eramatea ba plan orokorraren aldaketa puntual baten bidez

erabakitzen dena erabakitzen dela uste dugu pilota

dagoela berarena baita trenbidea eta geltokia eta gutxienez eh bildutik saiatuko gara jarraitzen lan egiten

honek aurrera egin dezan eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria martínez

ez da erraza gauzatzeko baina edozein gauzaren aurretik kontutan izan behar duguna pasaitarren ongizatea eta etorkizunerako

erabaki hoberenak hartzeko lehenik eta behin gustatuko litzaidake orain egin den moduan aitortza batekin hastea aitortza hori pasaiako herriari eta bereziki plataformari baita ere adifeko

baina baita ere portuarenak diren lurrak herriaren erabilerako erabiltzearen aldeko borrokagatik bai plataforma honi eta bai herri osoan

municipio pasaiako herriak denbora luze darama itxaroten bere herrian dauden lurrak herrira bueltatzea badian dauden aktibitate guztien integrazioa jasangarriagoa

pienso que podíamos haber ido un poquito más allá eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak san josé andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu

lehendakari legebiltzarkideok arratsalde on bueno

bakoitzak esandakoak entzun eta gero ez dakit ezagutzen ez duenarentzat pasai antxo batez ere sator zulo bat balitz bezala

garapenari esker bertan gustura ibiltzeko guneak zumalakarregi kalea bera oineztatuta dago aspaldi alameda bera

beraz nahiz eta herri guztiek bezala garatzeko aukerak eduki eta garatzea ona izan nik uste dut bakoitzari berea zor zaiola eta antxotarrek badutela

zertaz harrotu aipatu dira hainbat gauza nire ustez behintzat

antxo batez ere interes orokorreko azpiegiturez zulatuta herriren bat baldin badago bera da duen portua trenbideak nazionalminus bata erdi erditik pasatzen zen

nafarroa hiribidea dena topoa bera eta horrek nola ez azkenean zerikusi nabarmena eduki du

ekarri duten onuraz baizik eta hirigintzan

zeresanik ez eta dudarik gabe hizkuntzari erreparatzen badiogu ere zerikusia duela

non dauden guzti horiek iruditzen zaizkit nahiko arrazoi azpiegitura horiek urteetan zehar jasan behar izateak iruditzen zait nahiko arrazoi borondatez eta begirunez jokatu behar izateko horrelako herriekin ze norbaitek zailtasunak baldin baditu garatze hori gaur egun

eta beste hainbat helburuekin

ba hain justu horrelakoetan da josita daudelako interes orokorreko

eta herrien garapen horiek epe luzean zein epe motzean lan egin behar dira bi mila hamaseian onartu zen lurralde plan partzialak epe luzera mugitzen begiratzen baldin badu ere

epe motzean ere hemen aipatu den bezala arestian aipatu den bezala badela zer lan egin

eta batez ere irisgarritasun edo jasangarritasun mugikortasun jasangarria aho bete hortz

errazte ez baldin badugu bere erabilera eta oztopoak jartzen baldin baditugu

jende askok eta askok ezin izango dute erabili

guri tokatzen zaigula denboran oztopo horiek aukera bihurtzea eta aukera bihurtzea da lehen aipatu den bai segurtasun irisgarritasun lanak egitea eta ahalik eta azkarren

epe motz hori betetzea lurralde plan partziala aipatu da lurralde plan partzial baten helburua da epe luzera begiratzea bi mila hamaseian hori egin zen eta beste herri askotan bezala nik uste dut joera

herri guztietan oinezkoari presentzia ematea autoari edo ibilgailuei oztopoak jarri eta

jakina da lurralde plan partzialak ez direla lotesleak eta

ez izate horrek ez du oztopo behar lehen aipatu dudan borondatea baldin badago eta begirunez jokatzen baldin badugu aurrera ateratzeko denboran

jartzen diren helburuak eta denboran landuz lortu litezkeenak jakina da epe luzeak

eta lurralde plan partziala epe luzeko baldin bada honek ere epe motzak behar ditu eta epe motza gure ustez behintzat egokia da

gurdiaren aurretik jartzen baldin baditugu eta zirriborro horri izen eta abizenak jartzen baldin badizkiogu hau da analisi bat egin serioa

lehen aipatu dudan bezala horrenbeste azpiegitura dituen herri batek beharko ditu lehentasunak ondo jarri eta lehentasunak ondo jartzeko lehendabizi proiektuak ondo landu behar dira

bai kostuak denboran eta bai kostuak dirutan nik uste dut obra hauek denboran luze landu beharrekoak direla eta egokitzea ere ez dela egun batetik bestera

lehenengo pauso hau nire ustez oso egokia da

barianteak egin behar direnak horiekin koordinazioa horrek ere egundoko lanak ekarriko ditu dioten bezala ez da egun batetik bestera egitekoa baina aurrerapauso hau iruditzen zaigu horrela egin behar dela pixkanaka eta etenik gabe

mistoa erantzunen txandara pasatuko gara larrea andrea zurea da hitza mire yo

andrea bai hitza hartu behar duzu

bai kaixo berriz ere esatea pozten naizela alde batetik

uste dut ona dela pozten naiz ze harritu nintzen ikusi nuenean

zuzenketa zeren iñaki arriola sailburuaren hitzak entzunda

defentsa bat eta adifen interesen defentsa bat iruditu zitzaidan eta alde horretatik

eta pozten naiz saiakera hau egingo delako ezta adifi gutxienez helarazi proiektua helarazi lurralde plan partziala ere bai eta

eta eh bilduri hain ondo iruditzen baldin bazaio erdibidekoa eta proiektua zergatik ez dago bere sinadura akordio honetan

sinatzen utzi hemen betatu egin zaigu eta

baina kasu honetan are bitxiagoa da zeren eta pasaian ordezkapenik ez daukan alderdi batek betatu egin du

alderdia eta birritan bitxia da zeren

dauden azken bi puntuak nik neuk negoziazioan sartu ditut oraindik pentsatzen nuenean sinatu ahal izango nuela

hortik etorri dira eta beraz iruditzen zait nahiko salagarria eta eskerrak

gaituzuela eta horri esker baimen horri esker alde bozkatuko dugu azken hitzak herri plataformarentzat esatea hau ez dela

eta animoak ematea uste dugu zor historiko bat dagoela antsorekin hura hor daukate hortxe daukate baina ezin dute disfrutatu

nafarroa hiribide zabalago batez eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna
elkarrekin podemos ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak san josé andrea bertatik

socialistas vascos apoyando nada más gracias eskerrik asko san josé andrea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

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto alde